osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamabi jaun andrek botoa eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

talde proposatzailearen txanda kortajarena andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko bai egun on
legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok mendia lehendakariordea egun on denoi covidak urrundu egiten gaitu

ohartu gabe gero eta gehiago urruntze gaituzte eta hori gertatzen da maskaren erabilerarekin

ondorio larriak izan ditu pertsona gorren erlazioetan seinale auditiboaren intentsitatea murrizten dute asko

ikusi gure espresio faziala eta horrek asko zailtzen ditu

eta isolatu egiten ditu beste behin ere pertsona gorrak eta horregatik

pandemia garaian irisgarritasun komunikatiboa bermatzea izugarrizko garrantzia bereganatzen duela ulerturik

maskara hau ekarri nahi izan dut plenora maskara transparente hau gure eztabaida

bizitzan interesgarria den eztabaida bat delako ahal den neurrian irisgarri egiteko nahiz eta badakidan maskara hau ez dela soluzio bat ze ez dago ehuneko ehunean onartua ez du baimenik eta

homologazioan eta ariketa horretan eta bestetik

eta bai herritarrei luzatzen zaien komunikazio ororetan inoiz baino garrantzi gehiago lortzen dela irisgarritasun komunikatiboak ere eta horretan funtsezkoa izango litzakeela

subtituluetan egiten diren ahaleginak areagotzea

hainbeste aipatzen den honetan gogora ekarri nahiko nuke

honi buruz egiten zuen deskribapena behar bat agertzen denean hainbat modutan hasi daiteke

erabakitzen dugu taldean aritzea guk hartzea zeregin hori gauzatzeko ardura eta elkartasunaren balioan oinarrituz

egitura berdintzailea ere badela azpimarratzen du mitxeltorenak eta

bere ahalmenen araberako ekarpena egiteko aukera ematen dion bidea dela auzolana idea hau gaurko gaira ekarrita

badirudi denok onartzen dugula eta ikusten dugula kalitatezko enplegua bermatzea behar bat

denok ikusten dugun behar bat hitzez behintzat ia denok lehentasunezko jotzen duguna mozio honen jatorrian dagoen interpelazioan mendia lehendakariordeak ere onartu zuen

errepikatutakoa ez enpleguaren kalitateari dagozkion datuak txarrak direla

arazo bat dugula enpleguaren kalitateari dagokionean eta lehentasunezkoa izan behar dela horri

ze esango nuke resistentzia handiak izango direla orain baino lehen

bilakatua zegoen prekarietatea bere gordinenean onartzeko errekuperazio ekonomikoa eta arrakasta bat bezala saldu nahi izan den ehuneko hamarreko langabezi tasaren atzean

muzin egin zaiola pobrezia eta gizarte desberdintasunen azken inkestek agerian uzten duten

gurean ziurgabetasuna instalatzen ari zenaren ebidentziari errekuperazio ekonomikoa izugarrizko prekarietate bitalarekin bizitzen ari zirela

eta segurtasun falta gobernua sostengatzen duten taldeen zuzenketak dio hitzez hitz kalitatezko enplegua sortzea

pandemia garai honetan herri erronka bat beraz kalitatezko enpleguarena eta gu horrekin ados gaude eta orain geratzen zaiguna jakitea da

taldean aritzea adostuko dugun gutariko bakoitzak helburu hori konpartitzen duten herri honetako eragile desberdinekin taldean aritzea adostuko dugun

eta ba horretan bakoitzak egin ditzakeen ekarpenak egiteko aukera emateko bideak sortu eta zehazten ditugun

hautu hori egiteko gonbitea luzatzea baino ez du helburu euskal herria bilduren ustez bizi dugun testuinguruan egoeraren larritasunaren aurrean

behar du gure herriak enplegua babestu langileak babestu egungo prekarietatea irauli eta ditugun erronka handien aurrean

edo enpleguaren eraldaketa ekarriko duen digitalizazioaren aurrean gure gizartea jasangarriagoa den norabide batean kokatzeko

eta ingurumen inpaktua murrizten duten jardun ekonomikoak selektiboki sustatzeko baliagarria izango den estrategia nazional bat hitz gutxitan herri itun bat krisian ere sortu daitezkeen aukera leihoak

baliatzeko eta itxaropentsua justuagoa jasangarriagoa izan behar izan daitekeen eta izan behar duen etorkizun baterako baldintzak sortzeko

alderdi politiko sindikatu guztiak enpresari merkatari eta autonomo elkarteak kooperatibak ekonomia sozial eta eraldatzeko eraldatzaileko eragileen

guretzat momentu honetan eta covidak utzi dituen ondorioei erreparatuta lehentasunezkoa da kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun hori sustatu eta abiatzea alderdi politiko erakunde publiko zein arlotan zerikusirik duten

lankidetzan herri honetan dagoen inteligentzia kolektiboa aktibatuz

erkidego honetan prekarizazioan oinarritutako lan eredutik eskubidedun eta bermedun lan eredu baterako trantsizio oparo eta eraginkorra egiteko

kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun bat sustatzea eskatzen genion

edo sustatu eta abiatze aldera ponentzia bat martxan jartzea eskatzen genuen gaiaren inguruko gogoetak lehentasunak eta proposamenak jaso eta landu ahal izateko ponentziaren lana lau ardatzetan

gainera proposatzen genuen lehena kalitatezko lanak izan behar dituen ezaugarri eta berezitasunei dagokiona bigarrena erronkak

hamarkada honetan erkidego honetan erkidego honetako langile publiko zein pribatuen erdiak erretiroa hartzeak ekartzen duen

hirugarrena tresna eta eskuduntza berriak enplegu politika publiko koherente oso eta eraginkorra ziurtatzeko

baliabide ekonomiko zein pertsonalak europako funtsen markoak eskaintzen duen aukera leihoan bereziki arreta jarriz ariketa kolektibo horren ondorioz finkatutako oinarri eta proposamenetatik kalitatezko enpleguaren aldeko konpromisoak ekartzen dituen egiturazko aldaketak tresnak eta baliabideak bilduko dituen erakunde arteko eta saila arteko estrategia bat definitzea eskatzen dugu bide horri estrategiko bat definitzea eta hori legebiltzarrera ekartzea eztabaidatu adostu eta horrekin eta horrekin dena konprometitzeko auzolanerako metodo bat hori da gaurko ekimenak proposatzen duena azken finean

bide hori estrategiko hori definitzea bere helburuetako bat dela ikusi ikusi dugu hori behintzat jasotzen da datozen egunetarako antolatutako jardunaldietan eta gainera bueno eragileen ekarpenak jasotzeko prestutasuna agertu du

egingo berpiztu programak baina potoloena ba nolabait otsaila bitarte arte edo ez denez etorriko

erabat egingarria dena bai baina ez dirudi metodologia honek gaur

hautua ez da oraingo honetan beraz auzolanarena nahiz eta kontrakoa esaten zaigun behin eta berriro la verdad es que cada vez es más difícil entender

guk adi oso adi jarraitu ditugu legealdi hasieratik enplegu sailetik

bizi dugun egoeraren egoeran enplegu politiken garrantzia azpimarratu nahi izan da eta elkarrizketaz kontsentsu zabaletaz eta eraldaketaz hitz egin da behin eta berriro maila batean legebiltzarrean bere lehen agerraldian orain arteko jardunari osoko zuzenketa bat ere

talde bezala eta gure irudipena da hori abiapuntu positibo bat dela

baina momentuz orokortasun asko eta zehaztasun gutxi ikusi ditugu eta gobernuak benetan egingo duenetik edo egin ahalko duena

orokortasunak oraindik estali egiten baitu enplegu politika publikoen inplementazioaren benetako norabidea y hoy ustedes con su enmienda

emaitza nagusien laburpena egiten denean enpleguaren kalitateari buruzko bat bera ere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

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi kalitatezko enplegua edo
lan duina mozio batek interpelazioa aldez aurretik aztertzera behartzen gaitu

gobernua bultzatzeko funtziora igarotzea da oso adi egon nintzaion zure interpelazioari kortajarena

interpelazio hori aztertu ondoren orain gobernua bultzatzeko eztabaidan murgilduta gaude mozioa

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

y ahí está la diferencia eskerrik asko hernández jauna erantzunen txandara pasatuz kortajarena andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea bueno

en todo caso nik uste dut hemen diru publikoetaz hitz egiten ari gara eta diru publikoekin ez da edozer gauza finantzatu behar diru publikoarekin helburu politikoak lortu behar dira eta enplegua ez dute sortzen gobernuek ciudadanoseko jaunari esaten diot enplegua ez dute sortzen gobernuek

baldintzak sortzen dituzte gobernuek eta

orain arte egia dena da diru publikoarekin prekarietatea ere finantziatu dela

baldintzak diru publikoa jaso ahal izateko ez enprendedoreen kasuan eta ez bestelako enpresen kasuan

ba agerikoa da eta horrela esan dugu gainera hasiera hasieratik

proposamenak ditugu guk programa oso bat daukagu zentzu horretan eta programa hori zabaltzeko eta konpartitzeko prestutasun osoa dugu baina norabide

momentuak hala eskatzen duelako eta horregatik gure planteamendua pauzolanetik oso gertu dagoen planteamendu horrena zen baina esan bezala

determinazioz eta konpromezuz ekimenak ekartzen

herri inteligentzia hori aktibatzeko saiakera horretan eta gerta daiteke bidean batzuetan aurkitzea eta beste batzuetan ez baina guk jarraituko dugu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

eskerrik asko mahaiburu andrea una cuestión

eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu kortajarena ibañez andrearen mozioaren jatorrizko testua

a ver berriro probatuko dugu atera eta begiratu a ver ondo daukan

venga probatuko dugu berriro bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hogeita zazpi

aktan gorde dadila jarraian bozkatuko dugu

a ver gil jaunak dauka boto delegatua carmelorena eta carmelok bozkatu du eta orduan besteari ez zaio ateratzen

bai señora presidenta

euskal talde popular ciudadanos taldearen aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozkatu dezakegu orain bai bozkatu dezakegu

akatsa errealizazioarena izan da eta ez boto delegatuarena beraz

zuek esaten duzuten bezala da carmelo bale

bale baina nahi bozka jartzen badizkidazue ikusteko zein izan den emaitza bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita bi contra hamaika abstentzio beraz

aurkeztua osasun publikoan eta covid hemeretzi txertoetan inbertitzeari buruz eztabaida eta behin betiko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

fundamental besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak rico jauna

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak tellería jauna

legebiltzarkideok egun on guztioi dena

osasun publikoan egindako inbertsioei eta covid hemeretziaren aurkako txerto mitikoei buruz barrio jaunak interpelazioa egin zuen sailburuak erantzun zion eta bere hitzaldia errepasatuz ziur nago zuzen

zabaltasunez ere egin zuela eta handik gutxira mozio bat aurkeztu zuen bertan

hitz egiten du baina txertoaz ahaztu eta euskadiko gaixotasun infekziosoen aholku batzordea definitzeko

nolanahi ere aurrekontu proiektuan osasun programa publikoa aurrekontu arloan indartzeaz

eta nik esaten dizut gure taldeak zureari esaten dio osasun publikoa indartu egingo dela legebiltzar honek datorren urtearen hasieran onartuko dituen

legebiltzar honetan behin betiko ebazten den zerbait da hau da zuri eta zure taldeari dagokizue gainerako guztiei bezala irizpidea izatea eta legebiltzarreko

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txanda mistoa

eh bildu taldearen ordezkariak du hitza ubera andrea

egun on egia esan deskolokatuta oso deskolokatua nago ze pentsatzen nuen osasun publikoaz

ze mozioak horretaz hitz egiten zuen baina gero erdibidekoan albo batera geratu da osasun publikoa totum revolutum bat egin da eta bueno ni osasun publikoaz hitz egitera nentorren

zital eta iheskor bat etorri behar izan dela osasun publikoa bere tokian jartzeko osasun publikoak merezi duen tokia hartzeko zeren osasun publikoaz ari garenean askotan argitu nahi dut terminoak nahastu egiten ditugula da osasun

publikoko eta adikzioen zuzendaritza azpian da dagoen programaz ari gara ildo estrategikoaz ari gara lan eremuaz ari gara eta ez gabiltza osasun publikoa

badirudi ohartu garela esan behar nuen baina zalantza daukat ohartu garen osasun publikoko lan ildoak estrategiak duen garrantzia norbanakoaren eta norbanakoaren osasunean eta osasun kolektiboan beste kontu bat izango da ohartzeaz gain kontzientzia hartzeaz gain gobernuak gai izango den borondaterik duen praktikara eramateko ze orain arte ez da gai izan hain ondo teorizatuta daukan estrategia praktikara eramateko edo ez du nahi izan edo eguneroko inertziak oztopatu egin du ikusi osasun plana ikusi

baina beti asistentziak jan egiten du eta alboratzen du osasun publikoa egia da eta hori ere argitu behar da osasun publikoko estrategiak

bata da osasun sustapena prebentzioa eta eguneroko bizitzari lotutako zaintza epidemiologikoa eta beste lan eremua da orain arte salbuespenekoagoa izan dena bestelako birusei loturikoagoa izan daitezkeen balizko epidemia edo pandemiei begirakoa gogoratu a gripea ebola bera ebolak bi mila hamalauan ere ez zuen lortu kontzientzia hartzea

ebola gure artean zabaldu izan balitz izugarrizko triskantza egingo zuen gure gizartean gogoan dut osasun sailak gonbidatuta donostian

ezagutzera joan ginen gogoan dut ere egin zen protokoloaren simulakro bat egin zela eta gaizki atera zela gogoan dut ere osasun sailak iragarri zuela protokolo horiek betetzeko

sarbide independentea egiteko igogailu bat egingo zela zeren bestela ospitaleko beste eremu batzuetatik pasatzen zen eta dena kutsatzen zen oraindik

dago ez dakit ez duzuenentzat gogoratzen donostiako ospitalea erreferentziaasko unitate izendatu zen

sasoian eta bestetik aprobetxatu nahi dut donostiako infekziosoen unitateaz are garela unitate hori zoriontzeko

gaiarekin hori esanda eskerrak eskerrak eta hau kakotx artean hartu

birusa ez dela hain hilkorra hilkorra da baina kakotxen artean askoz ere letalagoa izan daitezkeen birusekin

imajinatu hausnartu askoz ere letalagoak diren birusak etorriko balira gure gizartera iruditzen zait hausnartu beharrean

ze krisi guztiak aukera ere badira eta

eta pentsatzen dugu aukera hau aprobetxatu beharko genukeela bat orain arte gai izan ez garen osasun kultura aldaketa emateko bi osasun publikoa erdigunera ekartzeko

komunitatean antolatzeko osasunean eragiten duten adierazle horietan

politika energetikoak ingurumena ekonomikoak eragina daukate osasunean

horretan lantzen eta lanean jarduten dira osasun publikoko arituak nola eragin adierazle horietan guztion osasuna

herritarrek erabakietan parte hartzeko gogoratu eskualde mailako osasun kontseiluak ditugula eta oraindik ere garatu gabe ditugula formakuntza eta entrenamendua sakontzeko bai profesional eta herritarrena ahalduntze komunitarioa kolektibo zaurgarrienak erdigunera ekartzeko orain arte plan guztietan bazterrean geratzen direlako plan guztietan

gaur egungo zerbitzuen eredu estankoa alboratzeko eta

ikuspegi soziala eta sanitarioa komunitatean integratzeko eta ez orain arteko espazio isolatu eta koordinazio hutsean bilakatzeko

osasun sistema publikoa unibertsitatea eta esparru sozioekonomikoaren elkarlanean sakontzeko planifikazioari begira hornikuntzari berrikuntzari

birusen aurrean gizartea eta sistema

izateko beraz hainbeste teorizazio alboratu eta pentsatzen dugu neurriak indarrean sartzeko garaia badela dena ez delako baliabide kontua

ere bada eta mentalitatea ere aldatu behar da mentalitate asistentzialista kontsumista osasuna kontsumitzera bideratu delako azken

formatu eta baita ere osakidetzako zerbitzuburu arduradunek ere utzi behar dituzte orain arteko inertziak eta funtzionatzeko moduak hau da desikasi egin behar dugu ikasteko asko daukagu desikasteko eta epidemiologia talde berriak osatzeari ekin beharrean

daudenekin elkarlanari ekin elkarlanean sakondu beharko genuke osasun publikoko zuzendaritzak ditugu herrialdeetan eskualdeetan osasun publikoko ekipoak

zergatik ez dugu beraiekin lan egiten zergatik egon behar gara berriro ere lege baten zain goazen daudenekin lan egitera elkarlana

informazioen arabera jende honen lanarekin ez gabiltza kontatzen

egiturak dira adituak dira beraz pentsatzen dugu badagoela zer hobetu ditugun estrukturetik ze baditugu baditugu

lehen lerroari garrantzia ematea egiazko integrazioari ekitea eta seguraski ekarriko luke ere osakidetza ez izatea soilik eremu sanitarioa baizik eta auzoei

irekia espazio sozial osasuntsuak non arreta komunitarioaren bidez lan egingo zen bestelako filosofia baten

hau da profil desberdinetako profesionalekin auzoan komunitatean ikastetxeetan

formakuntza asko heziketa asko mentalitatea aldatzea

formakuntza iraunkorra gure profesionalena eta herritarrena prestatuak egoteko

aurrean adibidez momentu honetan intentsibistak falta dira ezta baina egunerokoan ez ditugu behar hainbeste intentsibista orduan pentsatu beharko genuke

mediku prestatzen ditudan horrelako egoera batetarako urtero formatu

txertatzeko edo beste hainbat adibide ez behar dugu ere lehen lerroan

askoz ere polibalenteagoak ez hain espezializatuak

beraz eskatzen du garai berriei egokitzen joatea ez hainbeste hitz egiten dugun osasun publikoari

jartzerako momentuan eskatzen du ekipo bidezko lana ekipo ekipo ekipo ekipoa lehenetsi behar da eta batez ere osakidetzako ateak ireki behar dira gehiago eta horretarako osasun kontseiluak baditugu oso ondo teorizatuak eskualde mailan herritarrek parte hartzeko baina ez dira ireki ez dira

jarri aktibatzea falta da ez beraz bitartekoak

baina dena ere ez da bitarteko kontu bat eta pentsatzen dut daukagula lan asko egiteko

lan egiteko eta zentzu honetan osasun publikoko programaz

aldaketa bat eta benetan ezagutzea askotan baztertuta ditugun

eskerrik asko ubera andrea erantzunen txandara pasatuz barrio jauna bertatik sí

altza mesedez altza zaitez parte hartzeko bale eskerrik asko

euzko abertzaleak telleria jauna eskerrik asko

tellería jauna mistoa martínez andrea bertatik

ez gara aritu ikusten da asko dugula ikasteko osasun publikoa zehazki zer den ondo etorriko litzaiguke

jatorrizko ekimena norabide horretan zihoan osasun publikoa indartzeaz baina erdibidekoan berriro ere alboratuta geratu da bazterrean geratu da

eta badirudi ere ihes egin nahi zaiola

eta hartzen da pilota eta egiten da ostikada bat eta balizko lege baten inguruan ezkutatzen da baina dagoeneko badaukagu aholku batzorde bat zer gertatzen ari da eta hori da

eta ez balizko hipotetiko lege baten inguruan eratuko dugula beste egitura batzuk zertarako behar ditugu hainbeste egitura goazen ditugunak erabiltzera

egitera eta tellería jaunak esan du gure kontaktu estuetatik haratago beste kontaktu batzuekin harremana izan beharko genukeela

oso nukleo txikian hartzen direla eta ditugun adituak gobernuaren estrukturak gobernuaren egiturak alboratzen direla egitura horietan dugunean bueno ideologia desberdinetako jendea

ere baina batez ere direnak adituak adituak asko dakitenak esperientziadunak esparruan gero bestetik aurrekontuei dagokienean eskatzen zaigu ere azalpenak emateko aurrekontuei dagokienean eta proposamenak egiten ditugunean zenbakiak jartzeko

osasun publikoko programa urtez urte bi mila hamaretik handitzen joan da handitzen joan da baina

iristen barkatu ehuneko hogeita bosta exekutatu gabe geratzen zen zergatik ez da exekutatu

aurrekontuan egiten dena eta gero da zenbat gastatzen den zenbat exekutatzen den eta hori ere begiratu beharko litzateke

eta eustaten datuak oso argiak dira barne produktu gordinarekiko zenbateko gastua daukagun osasunean eta dena ez da gastua dena ez da bitartekoa eta osasun publikoari dagokienean

handia behar dugu guztiok osakidetzak herritarrok eta guztiok eta ildo horretan lan asko egin genezake ze dagoeneko

esaten dut eta ozen gainera oso ondo teorizatuta dauka dokumentuetan oso ondo jasota dago osasun planean

ez da gauzatzen ez da garatzen beraz gobernu programan oso ondo egongo dira jasoak planak egitasmoak baina gero ez dira konkretatzen eta bigarren puntuan bigarren puntuan ere aipatzen duzunean eta

gaurko eztabaida ez zen lehen arretaz lehen arretaz eztabaidatuko dugu

astean baina ez zaigu ere oso argi geratzen zeren erdibidekoaren arabera

badirudi edo igual erredakzio kontua da e badirudi osasun publikoko legearen onarpenak baldintzatuko duela lehen arretak

lege horren zain geratu behar gara lege hori onartu gabe ez dakigula

ez dugu ezer egin behar ez dugu ezer egin behar itxaron egin behar dugu hori da jarrera proaktiboa eta positiboa izatea eta iruditzen zait momentu honetan batez ere neurriak behar ditugula eta ez hainbeste

ekimen zehatzak eragina izango dutenak eta lagunduko digutenak gauden larrialdi egoeratik ateratzen beraz intentzio

ondo dago baina ekimen zehatzak eta proposamen zehatzak

baina ez dakigu zertan konkretatzen den ez zifretan eta ez ekintzetan ez dugu ekintzarik edo ekimenik lehen arreta zenbatean handituko duzue plantilla

handituko duzue aztarnariak zer gertatzen ari da

beste era batetara bideratu beharko litzatekeela eta osasun publikoaz aritu izan beharko ginela baina ez da hala izan

bisitak egiten hasten baldin bagara ezagutzeko benetan osasun publikoak egiten duen lana eskerrik asko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

gizarte zerbitzuen euskal sistema garatzeko jarduerak finantzatzeko erakundearteko funtsa handitzeari eta zabaltzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

zerbitzuen euskal sistemaren gabezi larriak oso larriak zalantzarik gabe

tenkatuko zukeen arazoa da gure herrian sistemak ez duela ezta lehengo zartada jasateko kapaza izan

kasuen ondoren gizarte zerbitzuen euskal sistemak eten egin zituen zaintza zerbitzu ia guztiak

adinekoentzako egoitza zentroak izan ezik gizarte zerbitzuei buruzko legea garatzeko erakundeen arteko akordioaren testuinguruan euskal herria bilduk adierazi zuen

euskal autonomia erkidegoak gizarte zerbitzuen sistema bat izan ez ezan

urte beranduago diagnostikoa ezin da etsigarriagoa izan gizarte zerbitzuen legean jasotako helburuak ez betetzeaz gain

lurraldeen barruko desorekak eta desberdintasunak eta ondorioz pertsonen artekoak murriztu beharrean areagotu egin dira

heldu zion sistema covid hemeretziaren krisiari gainera krisi horretan sistemak ez du gobernaziorik jaurlaritzak hasiera hasieratik legeak ematen dizkion eskumenei uko egitea erabaki baitzuen hala lurralde historiko

desberdinak izan dira eta batzuetan baita kontraesankorrak ere krisiak izaera kontrajarria duen

ikusarazi ditu alde batetik inoiz baino argiago geratu da zaintzen eta babesten gaituzten erakundeen garrantzia eta bestetik erakunde hauen kosturak bere gordinean azaleratu ditu

aurretikoak ziren epidemiak gizarte zerbitzuen euskal sistema hedatu gabe harrapatu gaitu beharrezkoa zen sendotasun nahikorik gabe

pribatizatutako eta prekarizatutako zerbitzuekin normaltasun berriari egokitzeko ezintasunarekin eta

askotan urrun herritarrengatik oso urrun egoera hau erabaki politikoek marraztu dute

iraganean hartutako erabaki politikoak orain hartzen ari diren edo hobeto esanda hartzen ez diren erabaki politikoak hilabete luze hauetan covid hemeretziari aurre egiteko neurrien artean jaurlaritzak ez du gizarte zerbitzuen euskal sistema publikoa

berdimentsionatzeko eta indartzeko inolako neurririk hartu gizarte politikako sailburuak maiatzaren

inor atzean utzi gabe funtsaren programak aurkeztu zituenean ez zuen

gizarte zerbitzuen euskal sistema indartzeko ezta euro bakar bat hace apenas un mes

gizarte zerbitzuen euskal sistema garatzeko jarduerak finantzatzeko erakunde arteko funtsa handitzea eta bere xedea zabaltzea sinplea erraza gizarte zerbitzuen euskal sistemaren baliabide ekonomikoak handitzea covid hemeretziaren eratorritako

gizarte zerbitzuen euskal sistema garatzeko funtsaren zuzkidura nahikorik ez duelaz jabetzeko

bakar bat emango dut errenteria bezalako udalerri batek adibidez erakunde arteko funtsetik ehun eta laurogeita hamar mila euro jasoko ditu aurten

hilabetero lau koma zazpi euro biztanle bakoitzeko urtean

hilean hogeita bederatzi zentimo

hau da egin dezakegun esfortzurik handiena gizarte zerbitzuen euskal sistema diruz laguntzeko benetan hau da

jaurlaritzak kontsolidatu nahi duena hau

berri martxoaren hogeian euskal autonomia erkidegoari hamairu koma lau milioi euro zegozkion

funts honen helburuak besteak beste gizarte zerbitzuetako prestazioak garatzeko behar diren proiektuak eta lan kontratazioak finantzatzea zen

honen banaketa adosteko aldiz jaurlaritzak ez zen foru aldundiekin eta udalekin elkartu ekainaren hogeita laura arte eta banaketa ez zen adostu

ehun eta hogeita hamar egun beranduago eta bitartean

ministerioak gastuaren justifikazioa eskatu zion jaurlaritzari baina honek oraindik ez zituen hamairu koma lau milioi euro horiek bideratu beraz

gizarte funtsaren harira beste bi hausnarketa egin daitezke alde batetik funtsa hau izango da egoera errotik aldatzen ez bada

aparteko laguntza ekonomiko bakarra bestetik termino garbietan hau da foru aldundiek egindako ekarpena kenduta

izango da aurten alegia aurten madrileko gobernuak eta gasteizko gobernuak egingo duten esfortzu

oso antzerakoa izango da eta horrela

argi geratu da gizarte zerbitzuen euskal sistemak duen lekua iñigo

gobernuaren lehentasunen artean baina momentu batez bueltatu gaitezen gure erkidegoan dugun gizarte zerbitzuen euskal sistema garatzeko funtsa alegia uste dut lehen argi eta garbi geratu dela bere zuzkidura ez dela nahikoa baina zer gertatu da bere helburuarekin hau da zertarako zertarako erabili dira dagoeneko bideratu diren laurogeita hamar milioi

euskal herria bilduk bere interesa agertu zuen eta berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailari galdetu zion itzulinguruz

ideiarik ere ez dagoela aitortzeko quien ostenta la coordinación

txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos garrido andrea zurea da hitza

eskubide subjektiboa ezarri zuen eta esan dezakegu hamabi urte ondoren lege honen garapena ez zen espero

adierazi dezakegu eusko jaurlaritzaren lidergoaren falta ere nabaria izan dela kasu askotan

dela dagoen egoerarekin lege honen sustatzea eta aldi berean zerbitzu eta prestazio batzuk indartzea dagokion egoerari aurre egiteko

enmienda a la totalidad nada más eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna

legebiltzarburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

legebiltzar taldearen aldetik gure agurrik beroena inork ez du ukatuko gizakion obra guztiek euren argiak

eta era berean garaitzaileetan nabarmentzen direla itzalak zein balorazio objektibo bat egin nahi baldin badugu behinik behin sarritan segurutzat eta ezarritzat hartzen ditugun eta agian horrela

ukaezina da bestalde covid hemeretziak sortutako pandemia egoera honek

baina zaurgarriak gara ez edozein gaietarako argudioa elikatzeko balio duen

baizik eta batzuk mario benedettiri eta beste batzuk eduardo galeanori atxikitzen dien esaldiak ondo adierazten digun bezala

hasta que nos cambiaron todas las preguntas zaurgarriak gara batzuk edo besteok egiten ditugun errealitatearen interpretazioetatik haratago ezagutzen ez dugun ebidentzia zientifikorik ez daukagun egoera bati egin behar diogulako aurre

zaurgarri bihurtzen gaituen egoera honetako ondorio latzenak nagusiki gure gizarteko egoera zaurgarrienean daudenak jasaten dituztela eta bereziki

eta osakidetzak ingurumari hauetan lan txukuna egiten duela sendo azaldu dela aitortzen dugun era berean antzerako aitorpena egin beharko genioke

denoi hain desiragarri iruditzen zaizkigun kontzeptu horien bitartez

instituzioen adostasuna eta partaidetza eta guzti horrek sarritan gauzak gustatuko litzaigukeena baino denbora gehiagoz luzatzen dituela baina

egokiagoak eta hobeak izaten direla

koiuntura oso latza bada eta ikaragarri baldintzatzen bagaitu ere gizarte zerbitzuen euskal sistemak behar duen birdefinizio

nahiz eta pandemiatik ateratako ondorioak ere noski ezinbestean irizpide eta erabaki horien parte bezala hartu beharko ditugun baita finantzazioaren arloan ere

neurriak hartu dituzte esate baterako jakitun naiz gipuzkoan

ziur gehiago ere izango dela eta era berean seguru nago

neurri horiek suposatzen duten ahaleginarekin aldi berean eusko jaurlaritzak gizarte larrialdietako laguntzak beste hamasei milioi eurotan hornitu ditu eta nik uste dut esan genezakeela covi hemeretziak sortutako eta sortuko dituen eraginak

zerbitzatuak geldituko direla eta izango direla aurrerantzean ere gizarte zerbitzuei dagokienez gizarte zerbitzuen finantzazio estrukturalak ordea

fokua soilik erakunde arteko funtsaren kopuru igoeran ipinita ez hala behar izanez gero funts horren kopurua ez delako igo beharko gu ez gaude horrela dagokiola

kopuru horren igoera zeren arabera zer premiei erantzun beharko dien ikusi beharko dugulako eta datu horiek aurki legebiltzarrean nahiko genukeen gizarte zerbitzuen batgarren plan estrategikoko ebaluaketaren eskutik etorriko dira

eta talde sozialistarekin batera askoz ere egokiago iritzi genion bertan aipatzen den bidearen eskutik gobernu programak markatzen duen bidea eskaintzea eta proposatzea

hala nola iradokitzen genizuena honako hau zen bat gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoa egitea bi bi mila hamabosteko zorroaren dekretua ebaluatzea

koordinazio eta garapen araugilean aurrera egiteko asmoz hiru gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio zorroa ebaluatu eta burutzea bereziki zaintza

lau gizarte zerbitzuen erakunde arteko funtsa finkatu gizarte zerbitzuaren zorroaren

finantzazio iraunkorreko eredua ezarri arlo honetan eskumena duten instituzioekin adostutakoa euren eskumen eta baliabideen arabera hornitutakoa

baliabideen banaketako barne ereduan txertatua geldituko den gure ustez hori da bidea horrek bai zuzenketaren bidez egiten genuen proposamenak zein planteamendu orokorrak alegia argazki osoago eta benetakoagoa eskaintzen digu eta bidea horrelako kasuetan

gaudelako hori dela eta aurkeztu genuen zuzenketa eta erdibiderako aukera gehiegirik egon ez denez hori da proposatzen dizueguna

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

se asienta nuestro ansiado sistema vasco de cuidados gaur bilduk planteatzen duen ekimen honekin gizarte zerbitzuen sistemaren biraupenari

arreta eredua egokia den ala ez etxez etxeko laguntza zerbitzua bertara jotzen duten pertsonen beharretara egokitzen den langileentzako

izan ere egin dezakete bi mila zortzitik legezko betebeharra da egin behar zuten eta horrela jarraitzen dugu

aipamen edo oinarrizko zerbitzuak garatzeko estaldura handitzeari buruzkoa gaur egun

tarteko ebaluazioarekin gertatzen den gauza bera gertatuko da horrekin oraindik ere horren zain jarraitzen dugu planak

arte itxaron behar zela eta talde berriekin adostu behar zela ebaluazio sistema hori bi mila hemeretziko irailean esaten dutena zenbat hilabete zituen bi mila hemeretzik

azaroa da ez dago tarteko ebaluaziorik ezta finalik ere eta ez dira espero ere

ebaluazio ausarta eta zintzoa eta parte hartzailea egin behar dela eta batez ere benetakoa egin dadila eta jakina ebaluazio hori kamera

eskerrik asko gonzález andrea erantzunen txandan eh bildu

zurea da hitza zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendabizi alderdi popularreko

qué adjetivo merece funtsa handitzea beno funtsa handitzea

guk esaten duguna da funtsa handitu behar bada handitu beharko dela baina lehendabizi

lehen plan estrategikotik datorren ebaluaketa hori aurki legebiltzar honetan egon beharko litzatekeena hortik atera beharko dugula non dauden premiak premia estrukturalak eta gero ba zuzkidura egin behar den heinean

rodriguez jaunarena jo es que beste bost minutu beharko nituzke hau da

eh bilduren inguruan ibiltzea eh bilduren

zer da herritarrengandik urrun ibiltzea anekdota kategoria bihurtzea eta komentario legez besteko proposamen zer da

horrek beharbada beste legez besteko bat mereziko luke amaitzen joan mesedez bai eta hombre

tono apokaliptikoa erabiltzeko bakarrik proposatzea eta falta den gauza bakarra baldin bada erakunde arteko funtsa gehitzea ba ez dakit erabilitako tonoa eta egindako proposamena

elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hogeita bat boto alde

onartu jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen bai

bale esaidazu mesedez lehenengoa alde batetik eta bi hiru

lehenengo puntua osoko zuzenketaren lehenengo puntua bozkatu dezakegu

ez da onartu lehenengo puntua jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bi contra sei

euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu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

erregulazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den

argi dago errealitate bat dela eta eskatzen du ahalegin kolektibo bat

administrazio desberdinek inplikatuta daude eta eusko jaurlaritzari zuzentzen diogu eskaera hau eta proposamen zehatz hau lehentasuna da esan dudan bezala emakume hauei babesa ematea egoera horretatik atera daitezen

ezinbestekoa da arreta azkarra eraginkorra eta integrala ematea era berean beharrezkoa da zenbait arlotan ere neurriak

eta hezkuntza mailan aurreko legealdian eusko jaurlaritzak emakumeen aurkako indarkeria

eta ez zuen bete azaldutako guztiagatik esan dudan bezala legez besteko proposamena aurkezten dugu legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio hain zuzen ere bidali dezala ahalik eta

berdintasunerako lege aldatzeko lege proiektua emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko adostu dugu akordio bat edo

akordio ona dela eta hemen aipatzen da aurreko legealdian aprobatu genuen akordio bat ekainaren hamairuan bi mila hemeretziko ekainaren hamairuko akordioa hain zuzen ere eta espero dugu

lehendakaria hemen dagoela orain bai lehenbailehen lege proiektu hori dagokion organoan aprobatzea

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria gonzález andrea zurea da hitza

indarkeria gizarte gatazka bat da eta horren aurrean ekintza premiazkoa da gure giza eskubideen urraketa delako bizitza horretan

gogoan izan behar dugu duela urtebete euskal herriko mugimendu feministak deituta durangon egon ginen

baserritarrak ikasleak sindikalistak zaintzaileak aktibistak hiru egunez eztabaidatu genuen emakume gisa eragiten diguten erronkei eta errealitateei buruz horien artean indarkeria matxistak desagerrarazteko erronkari buruz y nos interpelaron

gobernuak bere gobernu programan sartuta dagoena egitea baino proposatzen

mugikortasuna mugatzeak emakumeen kontrako indarkeria duela etxea ez da leku segurua emakume askorentzat inoiz ez

ehuneko berrogeita zortzik ez dute poliziarengana epaitegira

hona ekarri dugu bete dela gogorarazteko zuzenketan neurriak izendatu ditugu bestela lo que no se nombra no existe

eskerrik asko zuen arretagatik eskerrik asko gonzález andrea mistoa

de ley nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi hiru begiradatan oinarrituta egin nahi dut gaurko

ari den gaur egun emakumeen kontrako indarkeria desagerraraztea jaurlaritzak duen lehentasunezko helburu bat da eta berdintasun legearen aldaketa beste urrats bat da bide honetan urrats garrantzitsua berdintasunaren aldeko indarkeria matxistaren kontrako politikan herri itun handi bat ahalbidetzen duelako gure erronketariko bat berdintasun politiken indartzea da eta testuinguru arauemaile eta sozial berriaren behar berrietara egokitu beharra hor daukagu istanbuleko hitzarmena bi mila hogeita hamar agenda

emakumeen aurkako indarkeria emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren arazo sistemiko eta unibertsalaren barruan kokatzen duen ikuspegia bermatzen du eta berdintasun politikak garatzeko baliabide ekonomikoak giza baliabideak eta teknikoak indartzea ere

gizon emakume gaizto batzuen gauza dela eta justizia arruntak arautu beharreko zerbaiten aurrean gaudela errealitatea beste bat da

emakumeak erailtzen ari dira emakume izateagatik eta hau

emakumeen aurkako indarkeria matxista muturreko adierazpen bat dela emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren adierazpenik larriena

urraketa batez ari gara hitz egiten dimentsio anitzeko egiturazko arazoa da eta horren oinarrian berdintasun falta dago argi

funtsezkoa da balio aldaketa beharrezkoa kontuan hartzea emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko berdintasunezko gizartea eraikitzen laguntzeko

erkoreka sailburuak lehengo aldian datuak eman zituen bi mila bi eta bi mila hemezortzi urteen artean berrogeita sei emakume erahil dituzte euskadin bi mila hemeretzian lehen aldiz zenbaketa ofizialetik

bikotekideak edo bikotekide ohiak ez zuen emakumerik erahil euskadin baina aurten zoritxarrez bai martxoaren hamaikan abanton bikotekideak emakume bat eta gainera biek elkarrekin zuten alaba ere bai erahil zuen eta gaur hemen gauden batzuk bertan egon ginen beste behin horrelako ekintzak salatzeko eta biktimen familiarekin elkartasuna adierazteko eta horretan jarraituko dugu egoera salatzen gaitzesten baita ere gizartearen balore aldaketa bultzatzen eta hemen legebiltzar honetan berdintasun politikak sustatzen prebentzio zein arretan

erkoreka lehendakariordeak baita ere esan zuen lanean jarraitu behar dugu hildakoen markagailua berriz ere zero izan dadin biktima guztiak babestea

biktimarik egon ez arte arreta eta prebentzioa indarkeria matxista errotik desagerraraztea da gure helburua legegintzaldi honetan

behar da bai jarraitu eta elkarlanean jaurlaritzako sail ezberdinen artean berdintasun giza eskubide eta justizia saila motorra izanik emakunderekin eudelekin udalekin eta indarkeria horren aurkako borrokan parte hartzen duten gainerako eragileekin

aukera berria zabaltzen da berdintasun legea aldatzeko lege proiektuarekin atzera begiratuko dugu orain

jaurlaritzak emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko legea onartzea zuen bere konpromisoen artean pasa den legealdian sánchez andreak azaldu du zergatik ez zan posible izan momentu hartan legebiltzar honek onartu ahal izatea astirik ez zen egon baina prozesu parte hartzaile oparo eta aberatsa eta horrek legebiltzar honetan aurkeztuko den testuari balio erantsia ematen dio legebiltzarreko alderdi politiko guztiek honen beharra adierazi genuen

baita ere formaren aldetik eztabaidatu genuen eta denon artean adostu genuen berdintasun legearen moldaketa egokiena zela eta konpromiso hau hartu zenetik

lehenik eta behin erronkak identifikatzeko eta ondoren zehazteko

euskadin gure eskumenen esparruan beraz zutabeak ezarrita daude eta sendoak dira eta esan daiteke emakumeen kontrako indarkeriaren

legea aldatzeko lege proiektuaren testua emakundeko zuzendaritza batzordearen oniritzia jaso zuen bi mila hogeiko urtarrilean

denbora gutxi dudanik bukatzeko erdibideko zuzenketa bat sinatu dugu garrido andreak esan duen moduan talde popularrarekin eta akordiorako prestutasuna

eskaera zehatza zen jatorrizko ekimena oso oso zehatza zen berdintasun legearen aldaketa lege proiektua legebiltzarrera ekartzea lege proiektu hori prest dago

tramite burokratikoak igarotzerakoan laster izango dugu gure artean seguruenik azaroan hilabete honetan bertan gobernu kontseilutik pasako da lege

eta ganbara honetan aztertu ahal izango dugu landu ahal izango dugu eta ekarpenak egiteko aukera izango dugu eta ziur nago denok gure esku dugun onena emango dugula ahalik eta lege hoberena adostu eta onartzeko gure gizarteari

eta biktimen familiei baita ere berdintasunaren esparruan gero eta gehiago dira batzen gaituzten gauzak eta ez bereizten gaituztenak eta horrek biziki pozten

eta mezu hori gizartean zabaltzeko orduan batera jardun behar dugulako eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga andrea

eskerrik asko eguerdi on guztiei legean adituak diren pertsonek adierazten dute lege batek aurrera egiteko eta lege hori

ondo funtziona dezan bi beharrizan edo bi premisa bete beharko lituzkeela

iradokiko litzateke maila ekonomiko eta instituzionalean ondo garatutako ondo hornitutako lege bat izatearekin eta bestea

eta bere egingo duen jendarte baten beharra litzateke hau da norberak ulertzea lege horrek ematen dizkion eskubideak aldarrikatzeko

bi beharrizan hauetan oinarrituta pasa den legegintzaldian etengabe egin genuen lan bereziki bigarrenari dagokionean

jendeak bere egin zezan jendeak prozesua bere senti zezan horregatik askotan ekarritako proposamen horri guk erantzuten genion ez baizik eta nola ekartzen zuten eta nola ekarriko zen zela guretzako garrantzitsua horregatik legegintzaldi hasieran gure taldeak legez besteko bat proposatu zuen eta onartua izan zen bertan parte hartze prozesu horren inguruan hitz egiten genuelako egia da eta prozesu guztian zehar emakunderekin ere hitz egiteko aukera izan dugunean gu kritikoak izan ginela parte hartze prozesu horrekin

mintegik osatutako egitura bati ezin zitzaiola deitu parte hartze prozesu bat

bere horretan garatu buruan geneukan ideia hori egia da idatzizko ekarpen asko egin zirela batzuk onartu zirela besteak ez

badakigu hutsuneak dituela egun bi mila bostetik daukagun legeak bereziki indarkeria matxistari dagokion atalean bi mila bostetik bi mila hogeira emandako aldaketek nabari

beharrizana dagoela hori aldatzeko baina aldi berean ere uste dugu legeak badituela hainbat eta hainbat

faltagatik alde batzuetan eta beste batzuetan zigortzeko

eskasagatik hori guztia horretan guztian oinarrituta egin genuen gure lana horretan oinarrituta egiten gure lana gure ustez hiru ardatz garrantzitsu bete beharko ditu hemendik aurrera izango dugun prozesu honek alde batetik ekarpenak

bere ekarpenak egitea norabide edo norberak erabakitzen duen ikusten duen norabide egokienean eta guk diogun bezala aipatutako

egingo genuke beste alde batetik parte hartzea sustatzea ezinbestekoa dela deritzogu hasieran esaten genuena jendeak bere senti dezan bereziki kasu honetan mugimendu feminista eta emakume elkarteen beharra daukagu prozesu honetan legearen beharrizan berrikuntza guzti horiek elkarrekin onar ditzagun haiek inork baina hobeto dakitelako zertan egin dugun aurre zer falta zaigun betetzeko hutsune dituen lege honek eta euskal herria bilduren aldetik

legebiltzarreko pareta hauek gainditzen saiatuko gara uste dugulako ezinbestekoa dela hemen gaudenon ahotsa iritzia jakintza jasotzea

oso beharrezkoa dela behin eta berriro aipatu ditugun eragile aditu instituzio ezberdin guzti horien jakintza ekintza ere bai biltzea beraz proposamen konkretu honekin guk abstentziora joko dugu uste dugulako dagoeneko konprometitutako eta aurreikusitako lege baten eta proposamen baten aurrean gaudela

bere horretan bestelako ekarpenik egiten noski ez dugu horren kontra inondik inora

eta diogun bezala gure jarrera norabide horretan egongo da hona legea ekartzen duten momentutik eta oso ondo deritzogu legegintzaldi hasieran ekartzea horrela badaukagulako astia patxada gauzak lasai lantzeko parte hartzea sustatzeko bere garaian horren aldeko apustua egin genuen berriz ere horren aldeko apustua egingo dugu

izango da egingo dugun lana eta uste dut hemen gauden guztiok gaur norabide batean

hemen gauden gehiengoak norabide batean edo bestean bada ere argi daukagula hutsuneak ditugula erronka garrantzitsuak dituela herri honek ere bai indarkeria matxistari

berdintasun legean oinarritutako erreforma bat ekartzea guretzako oso positiboa zen ulertzen dugulako

izebergaren punta ere bai ikusteko baina ez baldin badugu azpikoa ikusten ez dugu ezer lortuko goikoarekin eta beraz berdintasunaren ikuspuntu zabal horretan lan egitea emakume gizonen arteko berdintasunean ikuspuntu zabal horren

mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos bai garrido andrea bertatik

garrido andrea elkarrekin podemos gonzález andrea zurea da hitza bertatik

martínez andrea mistoa zurea da hitza bertatik bueno ante todo

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

legea aldatzeko prozesua zabala izan dela eta partehartzailea izan dela eta uste dut

denok onartu behar dugula bai eta gainera parte hartzailea izan da ez bakarrik gizarte eragileen partetik erakundeek ere parte hartu dute ze erakundeek ere bai beti etxe horretan aipatu ditu baina beste talde batzuek ahaztu egiten dute erakundeen parte hartzea eta garrantzitsua da baita ere

eusko jaurlaritzako sail guztiei hiru foru aldundiei eudelei

eta kontsulta publikora eraman zen testuak laurehun ekarpen baino gehiago jaso zituen gizarte zibilen aldetik eragileen partetik erakundeen partetik esan dudan bezala hirurehun ekarpen inguru

eskutik eta prozesu honetan parte hartu ahal izan dute generoan eta berdintasunean adituak diren pertsonak emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan eta arretan eskumena duten erakunde publikoak talde feministak baita ere emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan detekzioan eta horretan esku hartzen duten profesionalak

gizarte eragileak erakundeak eta elkarteak herritarren ekarpenak jasotzeko ere bide zuzenak ireki ziren hiru lurraldeetan

dozena erdi aurkezpen baino gehiago egin zitzaizkien inplikatutako batzorde talde eta kolektiboei

eman zitzaien baita ere emakunderen aholku batzordeko emakume elkarteei eta indarkeriaren biktima eta biziraun duten emakumeen elkarteei ekarpenak egin ditzaten zabala eta parte hartzailea izan da hala ere beste aukera bat dago zabalagoa eta parte hartzaileagoa izateko eta hori da lege proiektua ganbera honetara heltzea eta

ekarpenak egiteko bestelako agerraldi eskaerak eta abar beraz are gehiago zabalagoa izango da nik uste dut berme guztiak dituela prozesu

defendatu egin behar da behintzat hori uste dugu guk eta gero etxebarrieta andreak helburu konpartitua

hau osatzen dugun ehuneko laurogeita hemeretziak bai eta nik horri eutsi nahi diot eta mezu positibo batekin bukatu nahi dut nire hitzartzea lehen saiatu naiz horrela bukatzen baina

mezu positibo batekin bukatu nahiko nuke egoerak merezi duelako

ganbara honetako ehuneko laurogeita hemeretzia baino ez izan zelako zenbaki txikia berdintasunaren esparruan gero eta gehiago ari dira

gure esku tartean jausten eta ez bereizten gaituztenak eta hori eskarmentu handia izan dut azken urteetan hori konprobatu ahal izateko abiapuntu izanik helmuga partekatzen dugulako eta mezu hori gizartean zabaltzeko orduan batera jardun behar dugulako uste dut erantzukizun handia daukagula

mezu bateratu bat beraz has gaitezen lanean eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

feminismoak lelo eder asko ditu eta horietako bat da

eta gaur lelo horri helduta amaitu nahiko nuke hona

lagunek ekarri diguten feminicidio hitz horri helduta eraildako eta erasotutako emakume guzti horien memoriarekin amaitu nahiko nuke abortu seguru batengatik

hil diren emakume horiek buruan eta bihotzean edo el salvadorren espetxean dauden emakumeak buruan eta bihotzean

egunero egunero bahitzen eta hiltzen dituzten emakume guzti

mutilatutako haien genitalak mutilatutako neskatila eta heldu guzti horiek memorian a las mujeres asesinadas

ere pairatu behar duten emakume horiek buruan haien migrazio prozesuetan indarkeria heriotza topatu duten emakume horiek buruan ezkontzera derrigortzen dituzten neskatila guzti horiek

batzuk zortea dute agian inoiz feminismoan mugimendu feministan instituzioetako berdintasun politiketan sinesten ez badute ere beraien alboan egongo garela aldarrikatzen dugun horiek guztiek bihotzean eta buruan bi mila hogeian eraildako

berrogeita hamalau urteko emakumea haren bikotekidearen eskuetan eraildakoa eta alaba paola mendez uranga hogeita lau urteko neska gogoan hirurogeita hamalau urteko emakume bat haren semeak eraildakoa ere aurten edo laurogeita hiru urteko beste bat bere bikotekideak eraila bi mila hirutik euskal herrian eraildako

eta hamaika ume horiek gogoan bi mila hiruan kontaketa hasi zenean idet uztaritz berrogeita zazpi urteko emakumea gogoan bere bikotekide ohiak eraila dora angulo hogeita hemeretzi urtekoa bere bikotekideak ere eraila edo sara victoria cercano hogeita hamabost urtekoa ezagun batek eraila

bost urteko neskato bat eta hogeita hamalau urteko ama erail zituzten erail zuen ama alabak gogoan edo endurance hogeita hamairu

bi mila lau urtean haren bikotekideak eraila haiek guztiengatik bere garaian

amaitu nahiko nuke emakume batek balkoitik behera

senarrak egunero jipoitzen zuen umedun zegoelarik bere buruaz beste egin zuela idatzi zuten polizia txostenetan

gurago izan zuela alabagaia aldean eroan bizirauteko izenik aurkitu ez ziolako amak endurance

sarritan jabeek ihes egiten diote izenari ez diote egundo antzik hartzen inork gehiago
euskal herrian beste emakumerik inoiz gehiago eutsi behar ez izateko eskerrik asko

eta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldea euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde bat contra hogeita zazpi abstentzio beraz